bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

langabeziari eta pobreziari aurre egiteko gobernuak garatu beharreko estrategia aipatzen zen beste zehaztasun barik abiapuntu horretatik gobernuaren eskumenekoak diren gai guztiak edo gehienak hartu

baina guk gure sailari dagozkion gaietan bakarrik aritzea erabaki dugu eta gure ekarpena gaur egungo egoera datu objektiboak emanda zein den azaltzea izatea erabaki dugu langabeziari dagokionez egoera iaz martxoan enpleguari buruzko bilkura monografikoa egin genuenean

gaude lana sortzen gutxi gutxi baina lana sortzen pobreziaz datu berri berriak ditugu urte honetan pobrezia eta

neurtzen dituen inkesta gaurkotzea erabaki genuen

baina bi mila hamabiko datuak aldaketarik izan zuten jakiteko aurreratu egin dugu gaurkotze hori

egoera berezian daude krisia luzatu egin da baina

hasieran ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programaren barruan enplegu plan bat jarri zuen abian langabeziari aurre egiteko

enpresa txiki eta ertaineko eta tokiko garapenean sustapena

sustapena gazteen enplegua gazteen bermea enplegurako prestakuntza enpleguaren aldeko elkartasuna laneratzea eta

laurogeita hiru ekimen ditu aipagarrienak tokiko enplegua sustatzeko plana gazteentzako lehen aukera plana tokiko ekintzailetza bultzatzeko plana

isiltasuna mesedez kanpora denak

egoera larrian gaude junior kooperatibak esaten ari nintzen

lanpar izeneko diru kopurua enpresetako kapitalean langileen partaidetza laguntzako

aurrezki pribatua kanalizatzeko neurri fiskalak eta mikrokredituen

konklusio modura eta aurkeztutako datuak ikusita euskadin pobreziaren kontrako borrokari buruzko gogoeta batzuk egin nahi ditut momentu honetan

lehenengoa krisiak eragin handiagoa izan duela

kolektiboetan ekoizpen sistemako ahulengan kualifikazio gutxidunengan lan ez egonkorra zutenengan bestalde zuzendari teknikari administratibo mailatik beherako lan arloetan

galdu dira beraz kualifikazio gutxiko pertsonen etorkizuna lan munduan aztertu behar da batez ere lan merkatua gero eta lehiakorragoa eta espezializatuagoa denean

iraganeko krisiekin konparatuz langabeziari lotutako krisi honek eragin handiago izan du hogeita bost urtetik gorako pertsonengan batez ere familia duten pertsonengan gaur egun pobrezia erreala sufritzen duten ehuneko hirurogeita hamabosta seme alabak dituzten familia monoparentalak edo hobeto esanda monomarentaleak beraz euskadik egoera hauei nola egin aurre erabaki behar du pobreziak askoz eragin handiagoa du atzerritarren artean bertako ehuneko laua bizi da bakarrik pobrezia errealean baina ehuneko hau hemeretzi koma laura heltzen da kanpoan jaiota

lortu dutenen artean eta ehuneko hogeita hamasei koma bira heltzen da atzerritarren artean

van en la misma dirección nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza

la sociedad vasca gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

que nos lo hubiera trasladado con anterioridad eskerrik asko garrido andrea eusko sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eh bilduri ezer ez dela aldatu diozue matute jauna egia esan

ezer ez dela aldatu diozue baina datuek ez dute hori esaten nahiz eta zuok behin eta berriz errepikatu ez da egia

datuen arabera langabeziak beherakada izan du lehen txandan esan dizudan bezala

argi gelditu zenez baita osoko bilkuran sailburuak ere datu zehatzak eman dizkizu zure baieztapenak balio gabe uzten dituenak hobeto gaude

edo nahi baduzu ez hain txarto eta aitortu egin behar da

eusko jaurlaritzak lanean jarraitzen du lanak martxan dauzkagu

neurri zehatzekin eta diru kopuru zehatzekin ez dela nahikoa pertsona lar dagoela langabezian oraindik ados

arregi andrea bilkura eteten da

eta ebazpen proposamenak ebazpen proposamenak idazkaritza

ordu biak eta laurdenak arte ordu biak eta laurdenak arte ebazpenak erregistroan sartzeko nahikoa

talde batzuk a ver